egun on guztioi mesedez eseri bakoitza zuen

eskainoetan adierazpen instituzional batekin hasiko gara

adierazpen instituzionala eusko legebiltzarrak biziki eta erabat gaitzesten du maguette mbeugou

emakumeen aurkako indarkeriaren beste gertakari baten biktima izan da larriago egiteko hiltzaileak bizitza kendu dio bere bi alaben aurrean legebiltzarrak bere laguntza eta dolumina agertzen dien biktimen senideei eta aurrekoei

eusko legebiltzarrak herritarrei eskatzen die har ditzatela konpromiso pertsonal eta kolektiboak emakumeen eta gizonen berdintasunaren alde era berean

erakundeei plan integralak gara ditzagun eskatzen dugu emakumeen aurkako indarkeria behin betiko desagerrarazteko

halako moldez non ez den emakumeen aurkako indarkeriazko beste egintzarik izango

eraman duen bezalako erailketarik indarkeria salatzeko minutu bateko

duela aldez aurreko gaia behin betiko ebaztea ekainaren hogeita zortziko osoko bilkurako bozketan izandako berdinketak erreglamenduaren laurogeita hamabi puntu bat artikuluak adierazitakoari jarraituz elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamenari dagokionez

buruz euzko abertzaleak eta euskal sozialisten taldeen osoko zuzenketa bozkatuko dugu denok txartela eta ondo ez

bale ba bozkatuko dugu bale bozkatu dezakegu

bertan behera geratzen da osoko zuzenketa gai zerrendako lehenengo puntua euzko abertzaleak eh bildu elkarrekin podemos euskal sozialistak eta euskal talde popularrak

behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda euskal legebiltzar talde popularraren ordezkaria den barrio jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

hitz egin duten guztiok bezala nik ere hasi nahiko nuke nire interbentzioa

lana aitortzen eta eskertzen hauek ez dira izan laguntzaileak ekimen honetan baizik eta ekimen honen

eredu inklusiboaz hitz egiten ari gara eredu berriaz eta noski eredu bat proposatzen denean kontra eredu bat

gainditu nahi den eredua eta nik uste dut gaur aprobatzen duguna markatzen duela ipar orratza ipar berri bat gaur egun indarrean dagoen eredutik aldentzen dena abiatu behar gara hurbildu behar gara

mendeko eredu baterantz eta gainditu behar dugu gaur patronalak inposatzen duen lan harreman eredua

mendekoa egun indarrean dagoen eredu hori patronalak inposatutakoa da modelo eta erradikalki banatzen du jabegoa eta langileak patronalak ekonomiari aurre egiten dio bere betiko eta mantra horiek balio dute edozein testuinguru ekonomikoan beti aldarrikatzen dute zerga gutxiago ordaintzea soldata baxuagoak izatea

gauzak gaizki daudenean krisia dagoenean krisia gainditzeko formula zerga jaistea enpresarioei soldata baxuagoak izatea eta etekinak biderkatzea eta datu makroekonomikoak hobera egiten dutenean balizko errekuperazioa arriskuan ez jartzeko

biderkatzea eta hori inposatzeko lan harremanen esparruan burdinazko eskuarekin aritu inposatzeko

gainditu nahi dugun eredua proposatu diguna eta parlamentu honek aho batez onartu duena maila teorikoan behintzat da eredu bat eraikitzeko urratsak ematea

inguruan artikulatzen da eredu humanista aurreratua

eta lau ardatz garatzen ditu abiapuntu horretatik kooperazioa parte hartzea enpresaren sostengarritasuna eta enpresaren errotzea komunitatean eta horretarako legez bestekoan eskatzen duguna da gobernua ardatz horren inguruan plangintza zehatz bat egitea

eta parlamentuak hartzen du konpromisoa honen jarraipena egiteko legez besteko honetan beste batzuetan gertatzen ez den moduan zioa bozkatzen den testua bezain garrantzitsua da zioa ez da soilik gehigarri edo eranskin

eredu berriaren ardatzak eta gero legez bestekoan planteatzen da horren inguruan urratsak emateko proposamen zehatz batzuk baina beraz uste dugu osotasunean irakurri eta aztertu egin behar da eta soilik

hilabeteotan pixkat hobera egin duela behintzat hitzarmenen sinadurari dagokionez iazko emaitzak pixkat hobeak izan ziren urte batzuk pasa ondoren ezer sinatu gabe pasa gara pixka bat sinatzera baina inolako

horren aurrean iaz egia da lan hitzarmen gehiago sinatu zirela baina iazko lan hitzarmenetan

eta aurten sinatzen ari diren lan hitzarmenen soldaten igoera da bi koma bikoa

inflazioaren zifra da bi koma bikoa hau da aurten sinatzen ari diren konbenioak ez dute kontenplatzen erosmen ahalmenaren inolako berreskurapenik eta iaz bere

zero koma zortzi puntu galdu dute erosmen ahalmenari dagokionez eta hori lortzeko iazko lan hitzarmenen kopuruaren igoera minimo hori lortzeko

berrogeita hemezortzi mila izatetik

soilik horrela lortu zen konbenio gehiago sinatzea eta soilik horrela lortu zen igoera

hori lortzea beraz bidea markatuta dago bidea da grebak egitea bidea da konfrontazioa patronal honekin eta bidea da erantzuna

baina patronal honekin zoritxarrez beste erremediorik ez daude

lehendakari jauna sailburu jauna legebiltzarkideok

hainbeste kostatzen horrenbeste blokeatzen betatzen eta gutxiesten diren herri batean

deigarri suertatzen da ganbara honetako bost taldeak ados ipini izana aho batez zer eta posizio humanistetatik kudeaketan

eta konpainiaren jabetzan langileen parte hartzea planteatzen duen enpresaren euskal eredu berri baten inguruan aukera oso gutxitan izan ezik legebiltzarreko taldeok ez dugu adostasun hain handia lortzen

suposa dezakeen gai batean gaur egun oraindik legebiltzar ekimen den honek ezagutzen dugun enpresa munduan barne harremanen eraldaketa eta lan indarra bere osaera fisiko zein era esklusiboko makinarekiko menpekotasunak pertsonetan oinarritzen diren ezagutza kudeaketari

moldaketa sakona suposatzen du hori da berdintasun eta duintasun planteamenduetatik

partekatutako kudeaketa eta aberastasunaren banaketaren oreka handiago batetik pertsona jardueraren ardatz bezala funtsatzen duen planteamendu humanista batean

aldaketa handia ekimen berritzaile honek enpresaren euskal eredu inklusibo parte hartzailea oinarritzen den lau jarduera ardatz nabarmentzen ditu lehendabizi elkarlan erantzunkidetasun eta pertsonengatiko ardura

existitu den eta existitzen den konfrontazioaren paradigmaren aurrean horrek

proiektu partekatu batean inplikatzea ahalbidetuko duen langileen formakuntza planak ezberdintasunik sorrarazi gabe gizarte kohesiora lagunduko duten ordainsariak

emakumezkoen aukera berdintasuna eta familia kontziliazioaren sustapena praktikatzea bigarren ezaugarria langileen parte hartzea da kudeaketan

orain artekoan konfrontaziora eraman duen kapital eta lanaren arteko banaketa erradikalaren paradigmaren aurrean hori dela eta kudeaketa sistema parte hartzaileak ezarri enpresaren erabakimen eta kontrol organoetan langileen ordezkariak sartu zuzenean edo tarteko sozietate baten bitartez

sarbide kolektiboa ahalbidetu eta halaber konpainian berriro inbertitzeko asmoz

langileen ekarpena sustatu hirugarren jarduera ardatza interes taldeen interesen gainetik egitasmo kolektiboaren iraunkortasuna lehenestean datza epe laburreko errentagarritasunen gainetik hazkunde iraunkorreko estrategiak sustatuz urteko mozkinen ehuneko berrogeita hamara funts propioetara bideratuz eta sektorearen batazbestekoa baino salmenten portzentai handiago bat batgarren más gra ikerketa más garapenera zuzenduz

azkenik eredu parte hartzaile hau ezaugarritzen duen laugarren elementua enpresa jarduera eta gizarte erantzukizunaren muturreko banaketaren aurrean ezartzen den komunitatearen premiak aintzat hartzea datza horrela tokian tokiko lan

baita mozkinen portzentai bat gizarte erantzukizunen jardueratara zuzentzea ere enpresa batzordearen ekarpenak erantzunez

enpresa bideragarrien jarraipena bermatu eta enpresak

nagusi bezala enpresen deslokalizazioa edo erabakiguneen aldaketa saihesteko antidotorik onena baita

erakundeko zuzendari nagusiaren hitzak ematen zizkigun aditzera bertan zuzendari horrek

lana dagoen bidegurutzea deskribatu ondoren honako galderak mahai gaineratzen zizkigun nondik irtengo dira etorkizuneko enpleguak nolakoak izango dira

hobeto biziko ahal gara eta hori lehendakariak gehitzen zion nola eman erantzuna erronka horri euskaditik atrebentzi itzela izango litzateke nirea galdera horiek

baina sinestuta nago gaur hemen onesten ari garen printzipioen eskutik hemendik eta etorkizunerako bidean egunerokoak eskainiko dizkigun aldaketa erronka eta arazo guztiei aurre eginez oinarriak ipini daitezkeela enpresa bideragarriak enplegu duin eta egonkorrekin

eta bide batez hemen dago kontsentsu zabalenarekin legebiltzar taldeek onesten dugun enpresa inklusibo parte hartzaile

hiru gauza bat euzko abertzaleen legebiltzar taldearen izenean arizmendiarrietaren lagunak agurtuaz batera gogotik egindako lan eraginkor mamitsu eta oparoa eskertu nahi nuke bi

zuei zuzentzen natzaizue berriro erronka bat botatzeko legebiltzarreko tribuna honetatik

nafarroak ekainean guk gaur

konbentzitu dezakezue inola ere hartu zuen denbora eta hiru pentsamendu bat eta gogoeta bat

aspaldi irakurri nuen robert kennedyren pentsamendu bat horrela zioen

inguratzen dituzten errealitateari begiratzen diote eta galdetzen dute zergatik nik orain arte ikusi ez dugunarekin egiten dut amets eta galdetzen dut zergatik ez eta horren eskutik gogoeta

ametsa errealitatera jaitsi da orain gauzatu egin behar da orain artean eraldaketaren giltzarria eta eraldatzailearen ezaugarria borroka

nire iritziz ordea gaur hain sarri ahotan ibiltzen dugun paradigma aldatzen hasia da eta paradigma berri horrek horrela dio elkarlanean dago
eraldaketa zergatik ez eskerrik asko eskerrik asko urrutia jauna

norbaitek parte hartu nahi du norbaitek jon ez

eztabaida amaitu denez bozkatu dugu euzko abertzaleak eh bildu

batera egindako legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

jatorrizko testua aurrera jarraitu aurretik esan nahi dizuet hamabizeroetan elkarteratze bat egingo dugula parlamentuko atarian aste honetan izan diren erailketak

gai zerrendako bigarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena lan eta eskolaordutegiak harmonizatzeko beharrezkoa den prozesua egiteko azterketa bat egiteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen txanda

eskerrik asko legebiltzar buru andrea legebiltzarkideok egun on denoi

bizitza jasangarriaz hitz egingo dugun honetan nire lehen hitzak indarkeria matxistak eraildako

elkartasuna gure babesa eta gure maitasun guztia bere bi txikientzat bere senitarteko eta lagunentzat eta komunitate senegaldarrentzat aski delako

opor garaia iristean lana hezkuntza eta bizitza pertsonala kontziliatzearen auzia mintzagai eta arazo errepikakor bilakatzen dira bazter guztietan antzeko zerbait pasatzen da ikasturte hasieran ere seguru zuetako askori ere pasako zitzaizuela urrutira joan gabe ba lehengo asteko politika orokorreko pleno luze hori

esan zidan ez jo azkenean bihar hasten dira haurrak goiz eta

a ze bi aste ezinean ibili gara edo guraso askorentzat amesgaizto bilakatzen den adaptazio

garaiarekin iristen diren arazoak ezta guraso askok oporrak hartu behar dituzte murrizketak eskatu behar dituzte lan eszedentziak beren seme alabak eskolako lehen egunetan

begira guraso batek blog batean bere hiru urteko semearen eskolaratzearen esperientzia kontatu zuen eta uste dut oso ondo erakusten duela egoera zein den hogei haurrez osatutako taldea lau taldeetan zatitzen da eta lehen egunean lehenengo taldea bederatzihamabostetatik bederatzi berrogeita bost arte daude gelan b taldea hamaretatik hamaikahogeita hamaretara ehun taldea hamarberrogeita bostetik hamaikahamabostetara eta bostehun taldea

horrela beste bi egun ostiralean talde osoa elkartzen da bederatzihamabostetatik hamaikahamabostetara eta horrela

bi eta lau aste bitartean honekin ez dut inolaz zalantzan jarri nahi adaptazio garai horien beharra ez da gaurko eztabaidaren asmoa

zer esanik ez uda garaian edo zubietan edo inauterietan edo

eskolak bukatu eta ordu mordoxka etxean bakarrik geratzen diren nerabeekin ere ez ikusten dugu nola inoiz baino nabarmenago bilakatzen den garai horietan lan eta hezkuntza munduaren arteko

pertsonalean sortzen dituen arazoak ia ezinezkoa dirudi

guraso horien lan baldintzak baldintza ekonomikoak eta bere familia errealitateak erabat bilakatzek dira ere horrelakoetan ba horrelako egoerei aurre egiteko

bizitza sostengatzen duen norbait seme alaba horien zaintza bere gain hartzen duen norbait atzean ez badute izan gurasoetako bat

gaizki ordaindutako norbait atzean ez badute ezinezko gertatzen da eskola ordutegiak eta lan ordutegiak bateratzea bizitza sostengatzeko

edo emakumezkoek beste behin ere bizitza sostengatzea bere gain hartzen ez badute ekimenaren zioan azaltzen genuen bezala

zaintzaren antolaketa dago kontu honen atzean lan produktibo eta erreproduktiboaren artean ematen diren desorekak gizonen eta emakumezkoen arteko ezberdintasunen egoerak ere tartean izaten dira

sozio ekonomikoa finean legebiltzar honetan demografia eta familia politiken inguruan izandako eztabaidan

asko eta asko dira gai honen atzean daudenak hari mutur asko dituen kontua da korapilatsua da seguru

hasi beharreko korapilo bat da hari mutur horietako bat dudarik gabe ordutegien kontua da beste garai bateko behar eta antolaketa sozialei erantzuten dien ordutegi eredu inertzial zaharkitu eta

ondorioak pairatzen ari garela esaten dute aditu askok eta eskola ordutegiek ere badute inertzialetatik asko haurraren garapena izan beharko lukete bere logikaren erdigunea baino horrela denik ere zalantza jartzen duten adituak ere

lan ordutegi ereduei zerikusia duten lan ordutegi ereduei

gehiegietan eta argi dagoena da denbora akuiluka dugula eta funtsezkoa dela bizitzarekin bateragarria diren bizitzak lan eta eskola ordutegien harmonizazioari dagokionean

tamainakoak dira egungo zaintzaren antolaketa sozialaren egonkortzea lan produktibo eta erreproduktiboaren desoreka horiek mantentzen dira gizon eta emakumezkoen arteko

eta seme alabak izan nahi eta izatearen arteko desorekak ere ematen dira

emandako datu baten arabera haurraren heziketa eta lan bizitza bateragarria egiteko ezintasuna da

arrazoi nagusia hogeita hamar urtetik azpikoentzako orain arte emandako kontziliazio neurriek konpondu ez duten arazo bat da hau eta inolaz ere uste dugu berriz ere mahai gainean

lan eta eskola ordutegiak harmonizatzea ezinbesteko erronka dugu ezin da

atera daitekeen elementu bat izan azken finean demografiaren inguruko

eman genuenean esan genuen zaintzari dagokionean behintzat gure ustez paradigma aldaketa baten aurrean geundela eraldaketa sozial sakon bat eskatzen zuen paradigma aldaketa baten aurrean

indibiduala izatetik familiarena izatetik

kolektibizatu eta sozializatu batera egin behar dugu salto salto hori urrats handi hori eman behar dugu eta zentzu honetan beharrezkoa dugu errotiko aldaketak bultzatzea eta horretarako eman behar diren aldaketa horiek eman daitezkeen eta beharrezko diren

aldaketa horretan funtsezkoak diren elementu guztiak kontuan izatea funtsezkoa da ikuspegi honetatik lana familia eta bizitza pertsonala bateratzeko lehentasuna

politika publikoen plangintza berrietan bizitzarako denborak izateko politikak lan arlo nagusi bilakatu behar direla uste du gure taldeak eta horrela adierazi genuen demografiaren inguruko monografikoan eta bueno nolabait

funtsezkoa da eta horretarako behar ditugu politika eraldatzaileak behar ditugu bide horretan

esperimentatzen hasi eta martxan jarri eta behar dugu nolabait urrats

aukera izatea eta gainera badugu nora begiratu begiratu dezakegu islandiara adibidez edo begiratu dezakegu baita ere egun hauetan gurekin

norvegiara ere begiratu dezakegu eta ikusi dezakegu nola

non zaintzaren ardura konpartitua zen hiru agenteen artean batetik

edo begiratu dezakegu baita ere kataluniara eta katalunian adibidez ez lan orduetan soilik ordutegien arrazionalizatzean iraultza handi bat

eta egunkari batean gaiaren inguruan esaten zen bezala

egitera doaz eta aro berri bati hasiera emango diote eta han adibidez

baina trinkoak izan gabe eskolaz kanpoko jarduerekin azkenean ikastetxeek zazpitan itxiko dute bueno badira inspiratzaileak izan daitezkeen beste proposamen batzuk

uste dugu begiratu beharrekoak direla aztertu beharrekoak direla ez denak ekarri behar direlako bere horretan baizik eta hausnartzeko eta gure errealitatera egokitzeko

eta azkenean hori da nolabait kontu konplexu

integral sakonak eskatzen dituen kontu bat aurrean izanda ba proposatzen genuena da azterketa sakon eta konpartitu bat egitea eta horregatik aurkeztu genuen gaur aurkezten dugun edo eztabaidara ekarri dugun legez besteko hau legez bestekoa ez da oso

planteatzen dena da egin beharreko ibilbide konpartitu horretan lehen urrats bat ematea ez du besterik planteatzen

bizitza lana eta hezkuntza munduaren arteko haustura hori zuzentzeko lan eta eskola ordutegiak harmonizatzeko beharrezkoa den prozesua egiteko

ikuspegi honetatik eta helburu hauekin gure inguruan buruturiko esperientziak identifikatu eta ezagutzeko aukera izatea

azterketa hori zabaldu egingo da eta eskola saioa amaitutakoan eta eskolako oporraldietan ere egon daitezkeen beharrei erantzuteko planteamendua ere jasoko da

esperientzia pilotu bat ere martxan jartzeko ahalegina izatea ikusi dugu nola familia planean ere kontenplatzen da zenbait enpresekin

kontziliazio esperientzia pilotuak egitea ba agian egokia izan daiteke enpresa horiek kokatzen diren guneetan herrietan edo hirietan egon daitezkeen beste eskola batzuekin ba horrelako esperientzia pilotu batzuk martxan jartzea

egiteagatik eta beren ekarpenekin hau osatzeagatik proposamen hau osatzeagatik

gobernua sostengatzen duten taldeek honetan eman beharreko urrats txiki honetan bat

lanketa konpartitu bat eta lanketa konpartitu horretan funtsezkoa iruditzen zaigu denak egotea azkenean aldaketa kultural

hemen badirela herri erronka batzuk eta horiei heltzea ikuspegi konpartitu batetik beti ere interesgarria delako pena dut gaur ez zaretela ekimen honetara sartu

eragin handia duen ekimen bat da eskerrik asko

aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos hernández jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko hernandez jauna euskal talde popularraren ordezkaria bengoechea anderea zurea da hitza

bengoechea andrea euskal sozialistak sánchez anderea zurea da hitza

nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez anderea euzko abertzaleak

lan eta eskola ordutegiak harmonizatzeko beharrezko den prozesua egiteko azterketa bat egiteari buruzko legez besteko proposamena dugu eztabaidagai

familien inguruko pleno monografikoa izan genuen martxoaren hogeita batean

jaunak esandako guztiak berretsi egiten ditugu bilkura horretan ebazpen proposamen mordoa onartu egin ziren adostasun handiz eta aho batez asko eta asko

horren ondorioz eusko jaurlaritzak euskal autonomia erkidegoko familiei laguntzeko erakunde arteko laugarren plana bi mila hemezortzi bi mila hogeita bi aldirako prestatu eta aurkeztu zuen planak bost ardatz hemezortzi helburu eta ehun eta hamasei ekimen edo jardun ditu

honako hauek nabarmen daitezke sentsibilizazio kanpainak arau garapenak azterketak eta ikerketak zerga pizgarriak programa pilotuak prestazio ekonomiak eta bekak zuzeneko arreta zerbitzuak eta

diru laguntzak azaldu bezala eta beste bozeramaile batzuek esan duten bezala lanak baditu bere helburuen artean azterketak eta ikerketak egitea eta aldi berean gomendioak edo zehaztasunak aurrera eramateko

horregatik esan behar dugu harritu gintuela lehen momentuan eh bilduk legez besteko hau aurkeztea gaia bere osotasunean tratatua izan zenean

ekimena eta familia pleno monografikoan bilduk aurkeztutako bat berdin antzekoak dira edo berdin berdinak eta sorpresa han onartu ez zenez gaur berriz dakarte osoko bilkurara ekimen zehatz bezala

malabarismoetan ibiltzen garela askotan ordutegiak bateratzeko eta ados gaude baita

egoera hobetzeko gure ustez gaian horrela

sánchez andreak esaten zuen bezala aldaketa kulturala beharko genuela esango nuke beldur barik oraindik

berandu arte lantegietan gelditzen diren langileak onenak direla

hori ez dela horrela estatuan lan ordutegi luzeak dira beste europako estatuekin konparatuz baina produktibitatea ez da altuagoa

ez gara eredugarri ezta adibidez ostegunetan batzuetan eguerdirako bukatzen dugu beste batzuetan aldiz

inguru holako ordutegiekin ez da erraza kontziliazioa

lana egiteko eta ez makala eskatutako harmonizaziora heldu baino lehen bestalde harmonizazioa diozuenean zein lan ordutegietara oso lanordu ezberdinak daude publikoan edo pribatuan

zer gertatzen da txandaka lan egiten dutenentzat gauez lan egiten badute gurasoek umeak gauez joan beharko litzateke eskoletara prest gaude

batzen diren ildoetan gai honi beharrezkoa den tratamendua ematen sentsibilizazio kontuetan azterketa eta ikerketetan programa pilotuetan

horregatik ez dugu babestuko oinarrizko ekimena ezta bildu podemos eta ppk

joango gara hemen egia da ez gaituela harritu podemosek eta bilduk ia ekimen berdina zuten eta bere garaian monografikoan biek babestu zuten hemen aldaketa alderdi popularraren aldetik etorri da armonizaziora

prest gaude baina erabili dezagun dugun plan potentea baditu neurriak eta zenbat ekimen zehatz gai hau

erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria kortajarena andrea zurea da hitza

bai eskerrik asko legebiltzar buru andrea bueno ba guk bizitzarako denbora izateko

lan arlo nagusi bilakatu behar direla defendatu dugu hala defendatu genuen demografiari buruzko plenoan eta hala onartua izan zen gainera pleno horretan eta guk hor kokatu dugu gaurko ekimen hau

eta hernández jaunak esaten zuen hitz egiten ari gara ordutegiak armonizatzeaz ez

ordutegiak armonizatzeaz ez merkatuaren lan merkatuaren beharrei erantzuteaz

bizigarriak izatea nahi dugu guk eta horrela planteatu genuen pleno monografikoan ere

guk ekimen guztiak eta ikuspegi horretatik guk ez ditugu ikusi nahi gure haurrak hogeita lau ordutako eskolatan eta

gizon eta emakumeak amaitzen ez diren lan orduetan eta guk ez ditugu ikusi nahi gure haurrak

saltoka ikusi nahi ditugu jolasean lasai eta behar dutenean ere bere gurasoekin

haur eta helduak ordutegi armonizatuak izatea

guk ikuspegi horretatik heldu genion ekimen honi eta horrela planteatu genuen noski pleno monografikoan eta hori ez da inolako sorpresa iruditu zitzaigun hori

askotxo esatea dela iruditzen zaigu dela ekimen bat beste asko egon daitezkeen bezala

eta zuek familia ituna planteatu zenutenean planteatu zenuten bazela aldaketa bat nolabait

plan berriak eta famili itunak ekartzen zuela aldaketa bat eta aldaketa eta planaren aurrekariak irakurrita eta helburuak eta kokapena eta irakurtzen direnean hor ia planteatzen da beste eszenatorio batera goazela ez garela

beste aldaketa batzuetara goazela eta zuk ere aipatzen zenituen aldaketa kultural horiek eta zentzu horretan ba ez zait iruditzen ekimen hau buenista denik dena da

ez dagoen anbito bat edo aipatzen ez den anbito bat nolabait egunerokotasunean eta

bizi horien bizitza proiektu horretan elementu inportante bilakatzen den hori mahai gaineratzea aztertzea

elementu guzti horiek aztertuz ikustea zuk planteatzen zenituen galdera horiei nola erantzuten zaien

pedagogia egitearena oso egokia iruditzen zait eta iruditzen zait artolazabal sailburuak hasi beharko lukeela pedagogia ere gai hauetan egiten hasi dadila eta

egin dezakeen jarduna eta planari dagokionez planak ezin dira estatikoak izan planak biziak dira eta are gehiago

bideratua dagoen plan bat ez zait iruditzen edozein kasutan gaur hemen planteatzen den azterketa honek plana hankaz gora uzten duenik edo

azterketa desberdinak planteatu daitezke ikuspegi desberdinak planteatu daitezke eta hemen planteatzen dena da beste bat eta plana horrelako aldaketa bati begira eta zuek hemen planteatzen zenituzten erronkei begira estatikoa bada badugu arazo bat

ez da batere eraldatzailea bestetik ez da perfektua izango ditu bere gauza onak baina perfektua ere ez da eta horretan

ezin badira kontuan ere hartu edo txertatu iruditzen zaigu

abstentzioak ere bideratuko du ekimen hau ere aurrera ateratzea

berriz ere aurkituko garela arazorik gabe beraz eskerrik asko eskerrik asko kortajarena andrea elkarrekin podemos hernandez jauna zurea da hitza

eskerrik asko de bengoechea andrea euskal sozialistak sánchez andrea zurea da hitza

mahaiburu andrea nik buenista esan dudanean ez dut esan ez zentzu txarrean

bilatu nahi duena ona dela baina esan nahi nuena zen praktikatik o sea praktikotasunera eramate zaila zela ez dut esan

gutxienez eta zuk esaten zenuen kortajarena andrea

eta plan hau eraldatzailea izan nahi dauena eta kultura aldaketa bat ekarri nahi dauenak ezin direla estatikoak izan eta horretan biziak izan behar dutela horregatik esaten genizun posiblea zela planteatzen zenuten harmonizazio horren bila joateko ba neurri zehatzak planean planean zehazten diren

beraz nik uste ez gaudela

arregi andrea eztabaida amaitu dugunez bototara jarriko dugu

erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

hogeita hemezortzi boto aldekoa hogeita hamazazpi abstentzio beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa momentu honetan

elkarteratzea egingo dugu eta bukatu ondoren jarraian hurrengo puntuarekin jarraituko dugu